emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun mesedez isiltasuna

batzordekideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du legebiltzar talderen batek irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasun batzordearen irizpena bozkatu dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ez ezik gainerako legebiltzarkideak eman dezakezue botoa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bost eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa beraz aho batez onartuta geratzen da gai zerrendako bigarren puntua

osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza lege proiektua aurkezteko

sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi europar batasunak energia aurrezte eta eraginkortasunaren inguruan osatutako araudi berriak herri administrazioak derrigortzen ditu nolabait aintzindari izateri

bata energia aurreztea eraginkortasuna sustatzea eta

soluzio horiek lehiakorrak izango dira ahalik eta administrazioek ahalmena duten lekuetan eta hain zuzen

administrazioen instalazio eta bulegoekin lotuta dauden eraikinetan bertako langileen mugikortasun beharrizanetan eta baita ere argiztapen publikoetan euskal sektore publikoak energia aurrezteko badu ahalmena handia gainera eta lidergo funtzioa

herri honek egingo dituen ekimenak aurrera eramateko gainera irabazi ekonomikoak sortuko dira baita ere sozialak eta ingurumen

jaurlaritzak aurreko legealdian martxan jartzea pentsatu zuen energiaren

energia aurrezteko eta energiaren nolabait jasangarritasuna martxan jartzeko lege proiektu bat

uztailaren hemeretzian onartu genuen gobernu kontseiluan eta uztailaren hogeita batean hona ekarri zen legebiltzarrera hauteskundeak zirela eta eztabaidatu gabe gelditu zen

garraio eta mugikortasunari lotuta ere badaude hainbat ekimen legeak ezartzen dituenak eta alde batetik aipatzen da erregai alternatiboak ibilgailu propioetan zer nolako ekimenak jarri behar diren martxan

urtetik aurrera eskuratzen diren ibilgailuen ehuneko energia alternatiboen oinarrian izan behar dutela horrek ez du eraginik izango noski segurtasunari lotuta dauden ibilgailuak behar izan ezkero

osasun segurtasuna edo ingurumen segurtasunari hor egin ditzakegu salbuespenak udal administrazioek gainera bi mila biztanleko

urterako eta eraikin berrien inguruan baita ere ibilgailuak kargatzeko puntuak ezinbestekoak izan beharko dira hortik aurrera

erregai alternatiboak erabiliko dira ahalik eta gehien eta gainera esleipen agirietan kontutan hartuko da berritutako flotaren ehuneko ehun erregai alternatiboekin izan beharko duela bi mila hogeigarrena aurrera udal bakoitzak debekatu edo murriztu ahal izango du eremu jakin batzuetan sarreran erregai alternatiboak erabiltzen ez dituzten ibilgailuei edota emisio maila handia dituzten ibilgailuei mugikortasun planei

hiri mugikortasuneko plan bat izan beharko dute eta hori jarri beharko dute martxan legea martxan jarri eta bi urtetara

hiru urteko epea izango dute mugikortasun plan hori martxan jartzeko aldundiek ere mugikortasun plan bat ezarri beharko dute kasu honetan hiri arteko mugikortasun plana izango da plan horrek

kontutan izango ditu erregai alternatiboko ibilgailuak kargatzeko puntuak ere ezarri beharko ditu non izango diren eta nolakoak izango diren garraio publikoa garraio pribatua guzti horiek baita ere ezarriko dira eta bizikletaren erabilera sustatuko

eta horretarako neurriak ezarri beharko dira administrazio bakoitzean azkenik administrazioek aurrezpena eta eraginkortasuna areagotzeko

neurriak txosten batean jaso beharko dira urtez urte eta argitara eman beharko dira txostenean gainera jarriko dira zehazki

eta argiterian egindako edo martxan jarritako neurriak eta lortutako emaitzak energia aurrezpena eta eraginkortasuna areagotzeko

teknikariekin baita ere eta euren beharrei lotuta prestakuntza planak ere

beharrei egokitutakoak eta nahita ez erakutsi beharko dute energia eraginkortasunean etiketa badutela eraikin guztiak

beraz hiru e hogei hogeita hamar planean oinarrituta estrategian oinarrituta lege honek sustatzen ditu energia eraginkortasuna energia gero eta gutxiago erabiltzea eta erregai fosilak

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza otero jauna osoko zuzenketa defendatzeko

gauzak kabitzen gaur pozik natorrela esango dut

gaur eztabaidaren era osoko emendakinaren bozketaren emaitza gure aldekoa ez bada izango ere emango dugun eztabaida garrantzitsua eta garrantzitsua bakarrik ez urgentea iruditzen zait eta foro egokia dela uste dut

ohikoa ez bada ere azkenean osoko emendakina aurkeztu badugu ere zalantzak izan ditugula zalantzak izan ditugu iruditzen zaigulako energiaren inguruko lege bat

eta iruditzen zaigu ezin dugula utzi beste legealdi bat gaiari

aitortzen dut baita ere aurkeztu zaigun legearekin adostasunak baditugula nahiz eta gaur

eta aitortzen dut gaurko osoko emendakina aurrera ez bada ateratzen ere

eta horretarako ehun eta hogeita zortzi emendakin ere sartu ditugu beraz

modu kritikoan seguru baina eraikitzailean jarraitzeko

urgentea den eztabaidan sakontzea tokatzen zaigu eta ea lortzen dugun denon artean gotortu gabe aritzea ea lortzen dugun diagnosi zintzo bat egitea eta sentitzen dut baina zintzoak izateak gordinak izatera bultzatzen gaitu osoko zuzenketaren zioan

euskal autonomia erkidegoaren energia sorkuntza hornidura eta kontsumoak bi erronka nagusiei egin beharko die aurre datozen urte eta hamarkadetan

aldaketa klimatikoarena aldaketa klimatikoak eragin suntsitzaileak izan ez ditzan

behera egin behar dute bi mila berrogeita hamar urterako europako helburuen arabera gasen beherapena

mila bederatziehun eta laurogeita hamareko datuekin alderatuta

europa mailan energiaren hornidura eta kontsumoak

ipcc nazioarteko panelak filtrazio bat egin du duela bi aste eta oso gogorra bertan diotena eta hau diote

aurre egin nahi bazaio aldaketa azkar eta sakonak beharko dira egoera kritikoa da erritmo honetan bat koma bost graduen igoera

ez bada murrizketa drastiko bat egiten helburuak ezinezkoak dira betetzeko sektore guztietan beherakada handiagoak behar dira energia gutxiago kontsumitzea negutegi efektuzko gas gutxiago botatzea atmosferatik karbono dioxidoa ezabatzea

atzeraezinak dira eta jarraitzen dute energia trantsizioa ezinbestekoa da kontsumo handiko tokietan

kritikoa da erantzun globala indartzeko herrialde guztiek beren anbizioak nabarmen handitu behar dituzte

beraz argi ikusten da egoera irauli egin behar dela eta neurri gehienak energiari lotuta daude guk nola egin ditzakegu energia legeak eta aldaketa klimatikoarena bere aldetik ez dugu ulertzen hori da osoko emendakinaren arrazoi

bestea beste erronka nagusia da gure eredu energetikoak

mugatuak direla sorpresa badakigu ezta hauekiko epe motzean murriztea eta epe ertainean gainditzea da ezinbestekoa y hablando de dependencias

izugarria baina eske gure sistema energetikoak fosilekiko menpekotasuna ehuneko laurogeikoa beraz

oso gogorra da eta oso bortitza da eta hemen hemen honen inguruan ere hausnarketarako elementu bat utzi nahi dut eta legearen izena bera da

jasangarritasuna legeak jasangarritasun energetikoa administrazio publikoan du izena zuzenagoak izatearren iraunkortasunaz hitz egin beharko genuke eta hau definitu beharko bagenu

jasangarria da gaur egungo beharrak asetzeko baliabideak erabiltzea ondorengo belaunaldiek beharko dituzten baliabide natural eta ondarea

eta legea egitea eta hori da behar dugun legea eta hori ez da etorri dugun legea horregatik eskatzen dugu itzultzea aurkeztu zaigun legea

jomugan du euskal administrazioa eta sailburuak ez du esan

bere garaian zure departamentutik etorri zen eta euskal autonomiaren kontsumoaren ehuneko hirua suposatzen du ehuneko hiruari buruz hitz egiten ari gara eta energia kontsumoaren ehuneko laurogeita hamazazpia kanpoan geratzen da

esan zitzaigun bai sailburuak eta bai jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek lege honen bitartez eta lege honetaz baliatuz administrazio publikoaz haratago joan gintezkeela baina hau hau eta orain azalduko dut hau metodologia arriskutsua da

proposatu aurretik egin behar den analisia ez da egin

sektore energetikoaren lehen sektorearen industriaren zerbitzuen hondakinen garraioaren edo bizitegi sektorearen energiaren egoera edo helburuen inguruko ez txosten ez analisi ez eztabaida edo ez antzekorik

gero pixka bat frantziako kasua azalduko dut

aurkeztu den legea eta administrazio publikoari buruz ari naiz

kontua ez bestean ikusi den bezala hau gehienez behar dugun legearen azpi atal edo kapitulu bat izan zitekeen eta horregatik gure osoko emendakina

ez dut asko ez bada ere legean pixka bat sartu nahi dut

oso nabarmenak diren gabeziak bat

ezer aipatzen zuk legea bete edo ez bete berdin du

zeren emendakinetan neurri betearazleak etortzen dira eta iruditzen zait hori ondo erregulatua gelditu daitekeela

bigarren gabezi handia finantzazioaren inguruan guk esan genuen finantzaziorik gabe eta neurri betearazlerik gabe hau ez da lege bat da plan bat edo asmo batzuk esatea baina ez eraginkorra izango den lege bat klaro eta

legearen memoriak ehunka milioi euroko inbertsioak egin beharko direla aitortzen du laurehun eta hirurogeita bat milioi

aipatu ditu asko dira baina inbertsioentzako dirua lortzearen inguruko proposamenik ez zuen egiten guzti hau ekonomikoko bulegoaren txostenean oso modu gordinean azaltzen zen eta lege osoaren ahulezia agerian uzten zuen

euskadiko toki erakundeei buruzko legea eta hau egiten da zeren udalerrien finantza nahikotasuna bermatzeko behar den diruaren inguruan

helburuena anbizioen inguruan orain ere

eta estrategia energetikoa bi mila hogeita hamar ere anbiziosotzat jotzen duzue

euskal administrazioen egoera bai menpekotasun energetikoan

bai mugikortasun alternatiboan eskasa da oso eskasa eta erabiltzen den energiaren ehuneko berriztagarria minimoa da gaur egun

hutsaren hurrengoa hau ere agerian ikusten da memorian ehuneko zero koma bederatzi auto hornidura tasa

hau horrela izanik eta egoera gogorra da baino gutxienez

eztabaidatzen ari den helburuetara gutxienez gerturatu beharko genuke edo ez hau da orain hilabete honetan eta hurrengoan europan

eta hor dago eztabaidan europako kontseiluak proposatzen duen ehuneko hogeita zazpiaren berriztagarrien helburua eta parlamentuak europako parlamentuak bultzatzen duen edo nahi duen ehuneko hogeita hamabost

tarte horretan dabil klaro guk esaten dugu

helburua besteak beste administrazioa eredugarria izatea dela

administraziorentzako helburuek nola izan ahal dute adibidez helburu osoarekiko

hau da bi mila hogeita hamar estrategiak bi mila hogeita hamarean

parte hartzearen inguruan eta nik uste dut kontu formala badirudi ere hemen dagoela

jaurlaritzak lege proiektua onartu aurretik entzunaldian erakunde batzuei bidali zien eta harrigarria badirudi ere

erantzunen bat gasteizko eta donostiako udalek ez dute iritzirik eman arabako eta gipuzkoako aldundiek ere ez

parte hartze mekanismoek ez dute funtzionatu eta errua ez diot jaurlaritzari botatzen bakarrik desde luego baina kontutan izanda herritarrak

izango garela administrazio publikoen eraikinen eta zerbitzuen erabiltzaileak

ezta energiaren arloko eragile desberdinena legearen garapena edo garapenean herritarren parte hartzea ere apenas

eta parte hartze mekanismoak bermatu egin beharko lirateke legean haurrengandik hasi hezkuntzan eta adin eta erabiltzaile guztietara iritsiz hemen ere beno emendakin sorta bat y por comparar

baina garrantzitsua iruditzen zait behar dugun legeak zertaz hitz egin behar zuen eta zertaz ez duen hitz egiten esatea eta iruditzen zait

lege baten zioak energia egoeraren

honekin uzten dut eta zuen erantzunenen zain ea bigarren txandak zer ematen

aurkako txandan zeintzuk parte hartuko dute aurkako txandan

bai bai eta bai alderdi popularrak ez

anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkide guztiak egun on guztioi euskadin lege bat behar dugu energia aurrezteko eta energia hobeto erabiltzeko lege bat behar dugu gaur aurkezten den legea ez da ona horrela

ez da ona baina bai aukera aproposa dela lege hori edukitzeko horrexegatik hasieratik gure taldeak

izan du eta horrexegatik hirurogeita hamazazpi emendakin aurkeztu ditugu

emendakinen bitartez gure asmoa da lege eraginkorra eta zabala lortzea zabala sektore ekonomiko guztietara hedatuta eta asmo handiko legea bai plazoen epeen aldetik bai helburuen aldetik eta azkenik lege

horretarako tresnak behar ditugu bai erregimen zigortzaile eta bai finantzazioa eta azken finean gure azken asmoa da euskadin

eskerrik asko becerra jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

andrea lehendakari sailburu legebiltzarkide guztiei

ni ere aitortza batekin hasiko naiz pozik hartzen dut otero jaunak egindako eskaintza eta ziur nago borondate horrekin

akordio handienarekin ateratzeko gai izango garela baina gaur zuk esan bezala desadostasunen gainean arituko gara eta ni saiatuko naiz zuk egin diguzun

lan horri erantzuten diagnosia

baina horren inguruan dauzkagun erantzunak ezberdinak direlako baina hala ere nik uste dut gai bagara

herri akordio batera iritsi beharko garela energia kontuetan porque

pero sabe criticar es fácil muy fácil eta kritika kritika guk etxeko lanak egin ditugu

grajales jauna erantzunen txandara pasatuz otero jauna zurea da hitza

badago parte bat non nik uste dut ez dugula eta bai eta bai nik esaten dudanean que los elefantes

jauna erantzunen bigarren txandara pasatuz euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

okerra da zuk esan duzu hau ez dela behar dugun legea lege bat behar dugu energia trantsizio

bai baina energia trantsizioa egiteko bi zutabe daude bata energia aurrezpena bultzatzea eta bestea energia berriztagarriak garatzea

itzultzen den jaurlaritzara bozkatu dezakegu

beraz ez da itzultzen jaurlaritzara lege proiektua jarraian boto azalpena euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andereak du hitza

gai zerrendako hirugarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea

gizarte segurantza eta pentsioak bertan egoki kudeatzeko jaurlaritzaren proposamenari buruz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena pentsio sistema publikoari buruz talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

egun on guztioi orain dela hamabost egun azpiazu sailburua interpelatu genuen gizarte segurantzaren eskumenaren inguruan eskumen hori

eta euskal sistema propioa eraikitzeaz erantzun neurtua izan zen sailburuarena koalizio gobernuaren izenean egindako erantzuna alegia eta erantzun horren aurrean eta gaiak duen garrantzia duela uste dugu

argia izan behar duela azaldu behar duela gai honen inguruan pasa den astean pentsionistek duintasun lezio erraldoia eman ziguten kaleetan gure hiriburuetako kaleak bete zituzten euren eskubideen defentsan

eskubideen defentsan pentsio duinen aldeko borroka bakarrik pentsiodunena gu guztiona da erantzunak behar dituen egoera da hau gaurko pentsionistek denok dakigun moduan erantzunak nahi dituzte neurriak nahi dituzte baina baita ere oraindik pentsioa urrun ikusten dugunok ere gizarte segurantza sistema egokia bideragarria eta egonkorra behar dugulako

fundamental guk argi dugu guk gai hau funtsezkoa da guretzat eta gai honetan

argi dugu adostasunak bilatu behar ditugula gure jarrera argia da eta ezaguna da euskal sistema propioa behar dugu eta bide horretan gaude bide horretan aurrerapausoak eman behar ditugu eta horregatik

bidea egite horretan jakin badakigulako helmugara heldu arte gizarteak erantzunak behar dituela errealitatea hor kalean dago

eta nahiz eta bataz besteko pentsioa mila ehun eurotakoa izan

ez dute gutxieneko soldata baino gehiagoko pentsiorik kobratzen

zazpiehun euro baino gutxiagoko pentsioa izatea

horrela ez da inolaz ere bizitza baldintza duinak bermatzen eta horrela ez da inolaz ere ez gizarte kohesionatu eta justuago bat eraikitzen egoera hau izanik estatuko sisteman urte askotarako aurreikusten den zero koma hogeita bosteko igoera hutsalak

pentsioen eros ahalmena era nabarmenean jaistea ekarriko du azken finean sistema honek gaur gaurkoz pentsiodun pobreak

estatua bere osotasunean kontrolatzen du indarrean dagoen pentsio sistema

hori da daukagun errealitatea espainiako sistemak pentsionista guztien duintasuna ez bermatzeaz gain gaur gaurkoz ez du ezta bere izaera propioaren

estatuko sistema eta euskal sistema propioa defendatzen dugunon artean jakina ezberdintasunak daude baina ez al dago legebiltzar honetan gehiengo bat

herri honek eta legebiltzar honen erabakitzeko eskubidea defendatzea

eta beraz onartzea legebiltzar honen gehiengoak aurrerantzean pentsio sistema propioa osatzeko

baduela ez al da hau demokrazia ba al dago zerbait demokratikoagorik

argi dago euskal pentsio sistema propioa euskal herria bildun argi dugu jateko gauzak

erlazio zuzena eta ezinbestekoa dutela hainbat eta hainbat politika publiko indarrean jartzeko eduki beharreko burujabetasunaren asko ditugu eta azken aste honetan ikusi dugu adibidez nafarroan

honetarako ere burujabetasuna garrantzitsua da gizartearen onurarako diren zerbitzu publikoak bultzatzeko horregatik uste dugu funtsezkoa dela ere euskal pentsio sistema propioaren atea irekita uztea

guk hemen erantzuteko gai izateko eta ez egoteko betirako
estatuak nahi eta beharren menpe eskerrik asko eskerrik asko pinedo anderea

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi gure posizio politikoa pentsioen sistema publikoaren defentsa belaunaldien arteko elkartasun berme izaten jarraituko duena

ongizate estatuaren funtsezko zutoin izaten

eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

egun on berriz ere ni jarraituko dut

gure proposamena defendatzen uste dudalako garrantzitsua dela hala ere hemen esango dut

erdibideko horretan sinatu dutenek badakite nolabait atal batzuetan badagoela gauza batzuk zuzendu ditudalako edo

sortu omen dituenak eta guk esaten genuen legebiltzarrak adieraztea

ez duela aurrerantzean inolako baldintzarik ekarriko

eskerrik asko pinedo andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

electoral utilicen el tiempo que les queda eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskadiko

lópez de ocariz andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eguerdi on gaur esan denez akordio bat lortu dugu ganbara honetan eta gainera akordio zabala alderdi guztiok sinatuko

eta azkenean akordio hori da ez muinaren inguruan baizik eta prozeduraren inguruan akordio hori da gauzak egin behar diren moduan egiteko akordio bat horrek ez digu arrakasta bermatzen baina behintzat ziurtatzen du gauzak

arrakasta izatera turismoaren inguruko inteligentzia ekonomikoaren inguruan aritzen gara

inguruan erabakiak hartu beharko ditugu eta gure iritziz logikoa denez turismoaren inguruan eta turismoarentzat turismoaren sektorearentzat

erreferentea den edo izan beharko lukeen turismo mailari ere zentralitatea eman behar zaio egiten denaren inguruan

iritzia funtsezkoa iruditzen zaigu eta akordio honen bidez

emango diogu edo onartuko diogu ahots kualifikatua izan behar duela turismoan eragiten duten gai inportanteen inguruan gobernuak egin nahi zituen gauzak inorekin kontsultatu gabe inorekin kontrastatu gabe akordio honen bidez bide horri zentzudun bat planteatzen da esaten nuen moduan gauzak egiteko egin behar diren moduan turismoaren maila sortzeko egiten den dekretuan

aipatzen dira eta eginkizun horien artean zazpi direla guzti guztiekin harremana dauka

izateko beharra baina badago puntu berezi bat eginkizun zehatz bat estatistika eta datuen inguruekin mahaiaren garrantzia eta protagonismoa aldarrikatzen edo adierazten duena e puntuan esaten da turismoaren

dagoela eta hori baldin badagokio nola ez estatistika eta datu horiek sortzeko prozeduraz ere uste dugu bere iritzia kontutan eduki behar dela momentu garrantzitsua bizi gara turismoaren sektorean aldaketa garaia da munduan ekonomian eta baita ere munduan fenomeno berri bat agertzen ari dira hazkunde ziklo potente eta sakon batean sartzen ari gara turismoari dagokionez mundu mailan baina baita ere euskal herrian eta esan genezake maila batzuetan aldaketa horiek

antenak ondo enfokatuta edukitzea aldaketa horien dimentsioa eta orientazioa ondo aztertzeko eta horren arabera behar diren neurriak hartu ahal izateko justu eta azken hilabeteotan eta uste dut akordio honekin hori konponduko dugula baina eman diren urratsak kontrako norabidean eman dira

oso proiektu anbizioso eta zabala agian izaerari dagokionez ez zegoen ondo definituta agian

zituen funtzioak baina ondo edo gaizki funtzio bat betetzen zuen eta hori desagertu zen baina

gobernuak itsu utzi nahi gintuen behatokia desagerraraziz eta guk uste dugu hausnarketa beti ondo dagoela eta sentidu horretan

pasa den astean merkataritzaren munduaren inguruan eduki genuen eztabaidarekin baina posible da hausnartzea posible da inertzia gainditzea posible da gauzak aldatzea

eta nik gomendatuko nioke gobernu honi edo behintzat sailburu honi txirrindularitza lasterketa bat ikustea eta hor konprobatuko du nola

egin behar dutenean ez direla gelditzen jantoki batean bazkaltzera baizik eta txirrindula gainean dauden bitartean jateko gaitasuna

egiten dute txirrindulatik jaitsi gabe beraz momentu garrantzitsu batean gaudenean turismoari begira ezin ditugu

ez dira perfektuak izango baina daudenak dira ezin gara konformatu ere dagoenarekin eta

irekita egon behar du baina bien bitartean goazen mantentzera daukaguna berria indarrean egon arte eta hori zorionez ere islatzen da

andreak egin duelako baina bai azpimarratu nahi ditut turismoaren munduan dauden hainbat erronka estrategikoak eta uste dugu behatoki berriak horri erantzun behar diola eta horretarako tresnak eskaini behar ditugula neurtu

zein negatiboak inpaktu negatiboak arindu ahal izateko eta inpaktu sozial edo ingurugirokoak arintzeko edo eliminatzeko ahal bada

turismoaren estazionalizazioa gainditu behar dugu turismoaren lurralde kontzentrazioa eta lurralde baten

euskal herriko marka indartu behar dugu kalitate turismoa sustatu behar dugu eta euskal herriko beste lurraldeekin ere elkarlanak aktibatu behar ditugu turismo estrategia konpartituak garatu ahal izateko ez dira erronka txikiak eta ez ditut denak aipatu baina horrek demostratzen digu edo enumerazio honek gure

benetan erronkaren tamaina eta horretarako tresna egokienak eduki behar ditugu baita ere inteligentziaren munduan eta datuak edukitzea

prozesatu egin behar dira eta horregatik esaten dugu hau ez dela konpontzen

gobernuaren barruan dagoen organo tekniko baten bidez datuak sortu egin behar dira aukeratu behar da gainera ze datuak sortu egin behar diren ez da nahikoa existitzen diren

esaten digutena eta ondo ulertzeko datu horien arabera egin behar duguna eta egin ahal izateko entendemos que el hecho de que en el acuerdo

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak oregi andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

uste dut hemen gaur laugarren kapitulu bat daukagula ez dakit miniserie baten gaude edo zelan gauden baina behintzat nire ustean ba gaur serie txiki honetan laugarren kapitulu honekin

bukatuko dugu eta nire ustean ondo behintzat

batekin bukatuko dugu ez dut errepikatuko hemen aurretik esandako guztiak zeren aurreko eztabaidan izan genuen

komertzio obserbatorioaren inguruan hona ekartzea

baina ez ditut horiek guztiak errepikatuko argi dago ba departamentu berberean gaude hemen

gero beste interpelazio bat turismo obserbatorioren inguruan

eta denak nik uste dut erlazio handia daukatela aurrekoan komentatu nuen nondik dator

ez ditut errepikatuko baina bai ekarriko dut berriro decreto de estructura zeren nik uste dut inportantea zen

en el debate del otro día hablaba de la importancia del dato eta nik uste dut oso inportantea dela eta oso garrantzitsua dela baina oso inportantea dela ere datu horiek zelan kokatzen dira zelan analizatzen dira zelan erabiltzen diran bata besteekin eta

baina horrek ez du ukatzen beste gauza batzuk edukitzea baina horrekin horren inguruan koordinatuta eta zelan organo estatistiko espezifiko bat departamentu bakoitzean badauka orduan

bermatuta geldituko litzatekeela hor departamentuan

guztietan horregatik nik garrantzia ipintzen dut berriro ere organo estatistiko horretan baina horrekin batera

zelan organizatuko diren horiek guztiak decía

lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí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

erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena foru ogasunen diru bilketan izandako soberakinaren ondorioz eusko jaurlaritzak izango duen aparteko diruari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

egunon guztioi beno gobernukide asko

gaur hemen eta gehien bat azpiazu jauna que será el encargado

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bilduren

egun on berriz ere beno gaur elkarrekin podemosek ekarri duen gaia

eztabaidatu dugu legebiltzar honetan eta egia da euskal herria bilduk beste modu batzuetan bada ere hainbatetan ekarri duela

proposamenak guk zuzenketa bat egin diogu eta zuzenketa oso argia eta oso zuzena da inbertsio soziala jartzea beti ere zorraren ordainketaren aurretik guk argi dugu pertsonak euren ongizatea lehenetsi behar direla aurrekontu publikoak kudeatzen dituzten gobernuentzat eta hori da gure proposamen sinplea

esan dudan bezala gai hau hainbatetan ekarri dugula beste modu batzuetara defizita zer da zorraren inguruko mugak eta hainbat gai eta gure lehentasunak mahai gainean jarri ditugu hainbatetan euskal herria bildutik egia da

horretan ez dagoela zereginik batzuen hitzetan y hoy

edo foru aldundietako ordezkariek esaten dutenean estatua europa jarritako mugak direla eta horiek mugatzen dituela gure

ez dakit funtzionatzeko zatiak edo funtzionatzeko espazioak

estutasun horiek eurek ere jarri dituztela yo

podemosek elkarrekin podemosek jarritako proposamenaren harira azkenean erdibideko bat egin dugu gutxienekoa

pertsonak eta ongizatea lehenetsi behar direlako

hemen gai honen inguruan aurkeztu izan ditugun proposamen guztietan

zorraren politikari dagokiola defizit publikoaren politikari dagokiola hainbatetan esan dugu hori baina beti esaten digute ba gure proposamenak ez direla egingarriak

faltan daukana lidergo publikoa lidergo publikoa falta zaio

zazpiehun eta hogeita hemeretzi milioi dira eta banatuta dagoz tamalez tamalez banatuta dagoz eta

gizartearen ongizatera ba ezer gutxi joan da oso gutxi joan da oso oso gutxi

kanpotik jarritako etxeko lanak direla

jarritako mugak direla baina errealitatea da gobernu honen kide diren alderdiek modu batean

egin dituztela limite horiek onartu egin dituztela eta limite horiek babestu dituztela beraz

bideratu bideratu behar den puntura gure ustez bideratu behar direnak pertsonak eta ongizatea

urteetan urteetan lege ezberdinak babestu dituztelako

eta beraz ez egitea orain ez jakinak

damborenea jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

gaurkoan xamar zarratu itzelagaz nator baina espero dut ahots nahikoa edukiko dudala

azken puntu honetan lehendakari pinedo bollain damborenea corcuera eta beste guztioi

nik uste dut bollain jauna dagoeneko nire aurretik berba egin dabenak esateko

eta hasteko lehenengo eta behin gaur guztiz denboraz kanpo dagoen ekimen bat aurkeztu deuskuzula eztabaidara eta horrek eroan zaituela eta eroan zaituela pinedo andreak eh bildutik ere

denboraz kanpo dagoen eztabaida honetan bakoitzak gauza

planteatzera zuk zure kasuan hartu izan dozun jokabidea izan da bere momentuan aurrekontuen

eztabaida berbera errepikatzea gaurkoan eta hori ez da izan printzipioz zure ekimenaren helburu nagusia kontutan hartzen badugu idatzita egon dena baina

bakarrik esango deutsut orduan gure legebiltzar taldetik

eta hau da zuok legebiltzar talde lez aukera izan zenduela

jaurlaritzak hemen aurkeztu eban aurrekontuen lege proiektua indartzea eta

abstentzio bat emonda politika horrek indartzeko hori da politika egitea bakoitzak ikustea zein den bere ahalmena

eta zeintzuk diren jartzen dituen helburuak eta lehentasunak

dicho esto zuk zure diskurtsoa hasteko aipatzen izan duzu eta hor ibili zara ulises aipatzen esan duzu

eta hori da hain justu jaurlaritzak ekiditu gura duena zuen aldarrikapenei erantzun

hambre para mañana esaten denari jauztea eta gaurko

epe laburrerako politiketaz gaurko behar izan infinituei

bat egingo dugu guztiok infinituak direla horrek asetzeko gogoagaz

politika publikoak betetzeko zailtasunak izatea eta

hainbat izan direnez berba egin dutenak nire aurretik eta

diru hori bai gura uste dut interesgarria da jaurlaritzatik aipatu izan

datu batzuk ematea ikusi dagizuen zein izan den jaurlaritzaren aurrekontuen bilakaera bi mila bederatzitik

gure eztabaida politikoa egin gura nahi badugu ezin duguzala ukatu

baina datuak datuak dira bi mila bederatzitik bi mila hemezortzira bitartean aurrekontuak ehuneko

gastu eta inbertsioari dagokionez lehenengo kapitulua langileen gastuak langileak

batez ere osakidetzako kontratu programaren igoeragatik ehuneko zortzi koma zazpia igo da eta kontratu programa osakidetzara euskal osasun sistema publikora horrek ehuneko

ehun eta berrogeita hemeretzi milioi gehiago zuzentzen da gizarte protekziora eta hemen askotan eman dugu ez ia bi mila bederatzitik bi mila hemezortzira bitartean laurogeita hamartik bi mila hemezortzira

eta bi mila hemezortziko aurrekontuan bostehun milioitik gora zuzentzen dugu

funtzionamendu gastuak ehuneko bi koma biko igoera izan dabe eta orokorrean jaurlaritzaren funtzionamendu gastuen beste guztien bilakaera

eta inbertsioetan bollain jauna zuk kritikatzen dituzun inbertsioak

berrogeita bi koma biaren jaitsiera izan dute eta guzti hau izan da jaurlaritzak krisi garaian egin duen ahalegin guztia egon delako zuzenduta gehien behar dabenei laguntzera

gastu soziala indartzera euskal hezkuntza sistema indartzera eta honi hau horrela ez dela esatea

eta gura izan duzu egin eztabaida bat beste diskurtso demagogiko bat

eta zuk aurkeztutako lehenengo ekimenean hori zan indartzen zen eusko legebiltzarrak euskal jaurlaritzari eskatzen dio gizarte inbertsiora bidera dezala

zorpetzea desagertu da uko egin deutsozue zuentzat

guk badaukagu helburu hori eta argi daukagu eusko jaurlaritzak bi mila bederatzitik aurreko urteetan izandako politikagatik

behi lodiak egozen garaian ahorratzea eta txukun diruak zaintzea horregatik izan garala gai bi mila bederatzitik bi mila hemezortzira bitartean pasa dugun krisiari aurre egiteko

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

damborenea jauna damborenea jauna turnoa

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

utzi dot parte bat komentatu barik eh bilduri

izango erantzuna emoteko bakarrik aipatzea sakontasunean

ez litzatekela izango joko garbiegia zentzu horretan bai esatea zuk aipatu izan dozula

diru bilketa hori nagusiagoa izatetik eta horrela da madrilen

eta bere momentuan izan bazira eta ajusteak urtero urtero egin bazira

eta nik uste dot interpretatu ahal dozula oraingoan likidatu eta ajusteak egiterakoan guk daukagun zorpetzea

eta zorpetzera zuzentzea zorpetzea gutxiagotzera moduren batean izango litzateke erregularizatzea eta sarrera horrek bere urtera eroatea eta aipatu izan dozu eta hau onartuko dauztazu

aurrekontuen egonkortasunaren legeari buruz eta

buruz izan danean ba zuek urte batzuek betiko erantzungo dotzut baina eske errealitatea da eta hemen bakoitzak bere errealitatea daroa aldea

gipuzkoako foru aldundian egon zinenean gobernatzen

orduko helena francok eta gipuzkoako foru aldundiak ateratako arauak

gipuzkoako udal guztientzat eskatuz

orduko horretan montororen ikaslerik

eta ze zorrotz gipuzkoako udal guztiei

aurrekontu egonkortasunaren eta finantza jasangarritasunaren legea hori da errealitatea

indarrean dagoen legedia betez indarrean dagoen legedia zuk badakizu zein den legegintzaldiko dekretua bat barra bi mila hamaika

eta euskal autonomia erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatzen jakena eta bertan daukazu laugarren kapituluan

artikuluak diona ez dotzut irakurriko besteak beste ez daukadalako denborarik

eta horrela egiten da baina gardentasun osoz lehenengo herri diru bideen euskal batzordea izan zen

orduan hartu ziren laurogeita hamaika milioi udalei zuzendutakoa eta

onartu ziren izango zirela urriaren hogeian pinedo andreak

galdetuz zertara zuzenduko ziren

doikuntza horretatik etorritako diruak galdera egin jakoz eta

azaroaren bian hemen izan gendun eztabaida bat

iazko aurrekontuen legea bi mila hamazazpikoa aldatzeko lege proiektu bat

abenduaren bostean gobernu kontseiluan onartu ziren osasun sailera hezkuntza sailera eta gobernantza sailera itelazpira

eta hor zehazten da zehatz mehatz zertara zuzentzen diren abenduaren hemeretzian berriro beste gobernu kontseilu batean eta hemen daukazu dekretua publikatuta argitasun guztiz eta gainera irekian

berriro egin ziren kreditu gaiketa horren

horren ostean hemen otsailaren hamairuan izan zen bigarren herri diru bideen euskal batzordea

euretatik parte bat finantza operazioetara joango da hogeita hamar milioi

eta beste batzuk erremanenteetara argi eta garbi guztia legea betez eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldearen erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut gaixotasun arraroen munduko egunari buruzko adierazpen instituzionala gaur ez da martxoaren bata balizko otsailaren hogeita bederatzia dugu gaur gaixotasun arraroen munduko eguna eraiki dezagun gaur gerorako

gizarte eragile guztien konpromisoa baita euskal gizartean oso ohikoak ez diren gaixotasunen problematika ezagutu ikasi eta lantzea eragindako pertsonen eta haien familien irisgarritasun unibertsal eta integrala lortzeko

europan prebalentzia txikiko gaixotasuntzat jotzen dira hamar mila biztanleko

zenbait erakunderen arabera gure inguruko herrialdeetan ehuneko seiarena izan dezakete eragina

oso urriak dira eta beraz oso zaila gertatzen da jakitea kalkulu horiek zuzenak diren eta euskadin ere aplika daitezkeen

kontutan izatea desgaitasuna kalifikatzeko baremoak egokitzerakoan

halaber beharrezkoa da aurrerantzean ere hezkuntza eta irakaskuntza baliabideak bermatzea gaixotasun arraroak dituzten ikasleen premia bereziei modu egokian erantzuteko

gizarte hezkuntza eta osasun arloko premiei osotasunez erantzuteko